egun on guztioi osoko bilkurari hasiera

gai zerrendako lehenengo puntua galdera amaia arregi romarate euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina justizia boterearen kontseilu nagusiarekiko etxegabetzeen gaineko hitzarmenari buruz arregi

legebiltzarburu andrea egun on guztioi galdera zehatza egiten dio gure taldeak gaurkoan erkoreka sailburuari zeintzuk dira

erakunde ezberdinak hiritarrak lagundu nahian hor daude adibidez sestaoko udala edota basauri eta galdakaokoak besteak beste

onartzear daude kaleratze prozedura batetan dauden herritarrei laguntza eskaintzeko edota epaitegietara heldu baino lehen

kaltetuei laguntzeko egia da arazoa berria ez dela eta gobernuak badaukala

konpontzeko hauek gertatu aurretik baina kaleratzeen inguruan hartu diren neurri guztiak ongietorriak direnez hartu genuen eusko jaurlaritzak eudelek eta justizia boterearen kontseilu nagusiak sinatu behar duten protokoloaren berri izan genuenean

jarraitu iragarritakoaren arabera protokoloaren helburua instituzioen arteko elkarlanaren bidez

horien ondorioak arintzea da gainera

noraezean honelako ekimenek argi uzten dute jaurlaritzak ezagutzen dituela gizartearen arazo larrienak eta horiei erantzun aproposa emateko erakunde ezberdinekin akordioetara heltzeko gai dela besteen borondatea akordioa sinatzen denean

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

ondo diozunez bizi dugun krisi ekonomiko hau

egoera ekonomikoa ahultzen hasita dago eta horren ondorioz horietako batzuk

aurre egin ezinik gelditzen ari dira gauzak horrela exekuzio hipotekarioaren eta desahuzioen kopurua nabarmen

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna erantzuteko
arregi andreak erkoreka jauna berriro ez gai zerrendako bigarren puntua galdera

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina espetxe politikari buruz arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on urkullu jauna etxe honetatik kanpo antolatutako

esan zenuen espainiako gobernuko presidentea den mariano rajoy ri helarazi zeniola proposamen zehatz bat

faseka eta gaur egun bizi dugun egoera berri honen araberakoa esan zenuen ere proposamen hura eraginkorra ere ez zela izan etxe honetatik kanpo aurkeztutako proposamen hori legebiltzar honetara

azalduko duzu zertan datzan proposamen hura eskerrik asko

eskerrik asko arzuaga jauna jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on galdera zen zein da lehendakariaren irizpide zehatza espetxe politikari buruz rajoy presidenteari eginiko proposamenean jaso duen legebiltzarburu andrea eta legebiltzarkideok beraz arzuaga jauna

espetxe politika aldatzeko proposamena egin diot espainiar presidenteari proposamen bideragarria izatea gustatuko litzaidake benetan eta horretarako hiru baldintza proposatu egin ditut eta honako hauek dira aurrenekoa lege esparrua espetxe politika egungo egoerara egokitzea emango duena egungo legeriak eskaintzen dituen aukeren esparruan bigarrena

berrorientatze hori itun zabalen prozesu batean kokatuko da eta faseka gauzatuko dena eta hirugarrena erantzukizuna hori guztia egin ahal izateko

bere gain hartu beharko dute beraiek eman behar dituzten pausuen erantzukizuna

bildu zinen rajoyrekin lehenengo aldiz eta

datu hotzak eman ahal dizkizut bost hilabete horietan gartzeletan gertatutakoak

lau kotxe istripuetan preso gaixoen kopurua hamabostera igo da

lukete datu hotzak dira ez dut bakarrik datu hotzetan geratzea nahi permítame darle un dato

lehendakariak dauka hitza erantzuteko señor arzuaga ya me he

arzuaga jauna bukatzeko legebiltzarkide guztientzako balio duen eskari bat luzatu nahi dut aukera bat dugu eta tentuz landu dezagun eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren inbertsio

pastor jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

legebiltzarburu anderea legebiltzarkideok arrazoia duzu pastor jauna

hamabian legebiltzar honetan konpromezu hori hartu egin nuen

gure gobernu programan jaso egin dugu eta lehengo ostegunean

mantendu egin egin nuen gaur asteazken honetan foru aldundiekin eta eudelekin izandako bileraren ostean indar gehiagorekin berriro ere konpromezu hori

jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza legebiltzarburu andrea

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera
antonio basagoiti pastor euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko basagoiti jauna lehendakari jaunak dauka hitza

gracias señor basagoiti basagoiti jauna nolanahi ere aurrera egiteko aurrera begiratu behar da eta garai berri batetan

dugularik aurrez aurre begiratu behar diogu gure partetik behintzat aurrera begiratu nahi dugu atzera begiratzeak atzean gelditzeko arriskua dakarrelako gure ustez

eskerrik asko basagoiti jauna amaitzeko lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina espainiako gobernuko presidentearekin egindako bilerari buruz maneiro jauna

jauna jarraitu nahi duzu edo hitza gabe geratuko zara maneiro jauna maneiro jauna maneiro jauna

comienzo con la pregunta ez daukazu hitzik esan dizut gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa
gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadik behar dituen neurriak bultzatzeko egingo dituen ekintzei eta neurriok bete ahal izateko dituen babesei buruz

maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lehendakari jauna zurea da hitza

maneiro jauna akordio hartan jaurlaritzak aurten dituen diru sarrerak akordio hartan zer egin dugu denbora ezin laburragoan onartu genituen aurrekontuaren jarraibide tekniko eta ekonomikoak hori ere egin dugu

zer egin dugu aurrekontuaren ildo nagusien berri eman talde politiko guztiei zure taldea barne

aurrekontua onartu baino lehen eskaini zizun informazio hori maneiro jauna zer egin dugu otsailaren bostean lan bilera bat izan nuen neronek

bertan gure gogoeta eta proposamenen marko orokorra aurkezteko zer egin dugu ehuneko zero koma zazpiko defizitaren muga errespetatu orain arte errealismo osoz jokatu zer egin dugu maneiro jauna diru sarrerak gehigarriak balioesteko proposamena erretiratu ostiraleko euskal finantzen kontseilutik

hori ere egin egin dugu zer egin dugu gobernu programa zehatz bat aurkeztu gure helburu eta ekimenak gardentasunez azalduz zer egin dugu ekonomia sustatzeko eta enplegua bultzatzeko plan bat bultzatu

enpresa txiki eta ertainei autonomo eta profesionalei zuzendutako diru funts berri bat martxan jarri zer egin dugu gobernuaren izenean bost

gure proposamenen berri emateko alderdi politiko guztiei zurea barne eta guzti honi adibidez maneiro jauna eta beste batzuei oihartzun publiko gehiago ala gutxiago ematen bazaio ere zer esan saila bakoitzean orain arte denbora honetan zehar egindakoa

acuerdos y entendimiento pero en positivo hau da nire borondatea maneiro jauna hau da nire gobernuaren nahia arrazoi oso sinple batengatik herriak hori eskatzen digulako ez gobernuaren bakardadeagatik euskadik hori behar eta nahi duelako bide horretan ari gara bide horretan jarraituko dugu eta bide horretan zenbat eta bide lagun gehiago izan
hobeto guretzako baina hobeto euskadirentzako batez ere eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

acuerdos diálogo y acuerdos gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

hala espero dut aukera berri bat izango dugu mahai baten gainean edo inguruan dokumentuen aurrean adostasunak bilatzeko eta topatzeko

eskatzen duela nire partetik saiatuko naiz borondate hori erakusten maneiro jauna lantzen eta jorratzen nik ere ez dut behar

erakunde guztian bizi dugun egoera oso zaila da egunean eguneko kudeaketa ez da batere erraza

lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina kontsumobideren inpartzialtasunari buruzko zalantzen gainean barrio jauna zurea da hitza

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justizia sailburuari egina lanbideren lanpostuen zerrendari buruz
zurea da hitza lehendakari

en las relaciones políticas constructivas eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera

administrazioaren mahai orokorrean jarraitutako irizpideei buruz onartutako

legez bestekoaren inguruan maeztu jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi

eta egun on erkoreka jauna zuri ere egun on eta zorionak eman behar dizut zeren eta egia esanda aurreko bi astetan

hain zuzen ere sektore publikoko langileen lanaldia luzatzea

dekretuak lortutako adostasun maila oso zaila da testuinguru sozial eta ekonomiko konplikatu honetan lehenengo eta behin adostasun lortu zuen ganbara honetan eta gehiengo politiko batek eskatu zuen indargabetzeko dekretu hori legebiltzar honetan orain dela gutxi

la máxima representación institucional de este país deitu duen organo honek erabaki bat hartu zuen gehiengoz espero dut zuretzako loteslea izatea era berean

administrazioaren mahai orokorrean dauden sindikatu guztiak bertan erabaki zuten mahai horretatik altxatzea

egitea asteburu honetan manifestazioak egiteko hain zuzen ere dekretu horretan hartzen den neurri konkretu horren kontra manifestatzeko orduan uste dut meritua daukala momentu honetan adostasun mahai

asuntoa da zuek adostasun horretatik kanpo zaudetela

ez duzue pentsatzen momentua dela adostasun politiko eta sozial gehitzeko eta galdera zuzena egiten dizut beteko duzue parlamentu honek hartutako erabaki hori eta bertan behera utziko duzue
dekretu hori eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jauna zurea da hitza

adostasun sozialari buruz eh bilduk daukan iritziari buruz atzo hemen erakuste bide ederra izan genuen esan zenutenean hemen

gutxiengoa zarete dirudienez eh bilduk bakarrik daukalako sintonia euskal gizarte

planteatzen duzuena erabaki horretan hitzez hitz hartuta erabat kaltegarria gertatuko litzateke euskal

ez dago momentu honetan erabaki kaltegarriak hartzekotan eskerrik asko erkoreka jauna

kaltegarria bai kaltegarria milaka langileentzako behin behinean

final eta kaltegarria diozu

langileentzako dekretu hori indargabetzen baldin bada zergatik

bi mila hamabiko uztailean estatu mailan dekretu bat onartu zen hemen ez zen indarrean sartu aurreko gobernuak ez zuen indarrean sartu eta zer

zeuden langileak uste dut nahiko arriskutsua dela

joatea uste dugulako aitzaki bezala erabiltzen duzula argumentazio hori murrizketa bat izan delako

murrizketa hori aplikatzeko eta aitzaki perfektua zen estatu mailan

dekretu hori eta azkenetako esaldi bat edo gogoeta bat no lo olvides señor

públicos básicos y es una doble inversión en personas eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

erkoreka jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lan

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak sailburu aburto

egun on

lehendakariaren ahotan eta zurean ere larritasun egoera batean murgilduta gaudela gogorra eta bereziki lazgarria dena eta badakiguna noiz etorri zen baina ez dakiguna zenbat geldituko den

ez da asko baina behintzat eh bilduren izenean egindako interpelazioaren edukia oinarritzeko nahikoa

eta hor da aburto jauna elkar ikuste hau ikustea gustatuko litzaigukeen esparrua erakundeetan eta kalean

etxe lanpostu eta gainontzeko oinarrizko eskubideaz gabetzen dituzten horiei aurrez egiteko

puntu asko jaitsi da langabezia euskal herrian ehuneko hamazazpira

y las empresas vascas sailburu jauna agerian da eh bildu gai dela gizarteak aldarrikatzen dituen akordioak eskuratzeko hauek bai lehendakariak adierazten leku eta espazio egokian gainera hemen legebiltzarrean legebiltzarra

orain ez dadila dena ezertan geratu eta horrela izan ez dadin oraina zure gobernuak zure sailak

matute jauna jaurlaritzaren ordezkaria

bai eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

beno ondo dago matute jauna azkenean joan zara harira lehenengo partean bazirudien beste alorretan geundela labur labur esateko

zuk azaldutako lan harremanen esparru propioa lortzeko bata gaur egun

ez ditugun eskumenak edukiko bagenitu bestea esparru honetan partaide eta eragile diren enpresari eta sindikatuak

akordioak lortuta ez dut ikusten une honetan behintzat

momentu honetan eta bigarren bideari dagokionez

zein da arlo honetan eragile diren jokaerak akordioa eta elkarlana inoiz baino beharrezkoagoak direnean inoiz baino harreman gutxiago

gu horren aldekoak gara eta aukera dugun guztietan eskumen hori aldarrikatuko dugu baina gure borondatea ez da nahikoa beste bidea dugu egingarriagoa akordioarena eta akordioak posibleak dira eta lehen esan dugunez

buru belarri ekiten dugu bitartekotza lana egiten lan harremanetan eragileak diren enpresari eta sindikatuen artean gu ere

gaude arduratuta lan erreformaren ondorioengatik gu ere baina eragileak direnak arduratzen ez badira zaila izango da

el contenido de la misma eskerrik asko aburto jauna matute jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea señor aburto consejero

jaurlaritzak aukeratzeko beharrean dago zirt

edo euskal jendarte gehiengoaren interesak defendatzeko garaia da

bi aldeon arteko akordio baten alde egitea baliogabezkoa izateaz gain guztiz bidegabekoa da nahikoa dugu confebasken adierazpenak gurera ekartzea

matute jauna denbora agortu zaizu jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

sailburuari egina enplegu babestuarentzako pizgarri eta laguntzei buruz sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua anderea jarraian aburto jaunak dauka hitza

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

ultraaktibitateari buruz sánchez andrea zurea da hitza desde el escaño